bosgarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd

herri kontuen euskal epaitegia modernizatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

las funciones para las que se creó beraz horiek dira gure mozioarekin lortu nahi ditugun bi helburu nagusiak alde batetik herri kontuen euskal

legebiltzarraren menpe zuzenean dago bere arakatze lan guztiak legebiltzarraren ordezkaritza baten bidez egiten ditu herri kontuen euskal epaitegia bere menpe dago berengatik

eskerrik asko maneiro jauna eskerrik asko maneiro jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko arratsalde on guztioi guk ere ez diogu zuzenketarik aurkeztu legez besteko proposamen horri

alde gaudelako ziurrenik proposatzaileak aipatutako helburuak guk

baina horretarako dago ponentzia bakoitzak bere ikuspuntua azaltzeko bertan legebiltzar honetan askotan

agerraldiak txosten ezberdinak aurkezteko askotan galderak

instituzio edota sail batek bere lana egiteko moduak zuzentzeko neurriak jarri dituzten jakiteko

aurkitu dituztenean zer gertatu den jakiteko epaitegiaren mugak agerian geratu izan dira presidentearen hitzak oso argiak

arabera egin dezaken lana egiten du baina era berean

nabarmentzen ditu hobekuntza posible moduan

hemen egiteko bidea egon badagoela uste dugu badakigu txosten hauek egiteko lan handia dagoela atzetik eta zentzu horretan

aitortu behar dugu baina askotan lan hori inora ere ez doala ematen du

tribunalaren azalpenik eskatzen txostenean agertzen diren zuzenketak iradokizunak ez direlako derrigorrez bete behar azken finean batzuetan ematen du herri kontuen euskal epaitegiaren txostenak tramite hartzen direla eta hori tamalgarria da hau horrela izanda guretzat argi dago herri kontuen euskal epaitegiaren eginkizunak eskumenak funtzionatzeko erak behar direla eta hori guztia gure instituzioen gaurkotze prozesuan eta herritarrengan gerturatze prozesuaren barnean ikusten dugu gaur egun hainbat eta hainbat hitz egiten da administrazio publikoen gardentasunaz ba gure ustez

zeresan handia du gardentasun hori sendotzean eta bide horretan urratsak eman beharko ditugu

hori bai jakina baina beti ere kontrol publikoa mantenduz bermatuz

eta despolitizazioaz ari garenean funtsezkoena da epaitegiko kide aukeratzen direnak independentziaz eta profesionaltasunez egitea

eta inola ere ez alderdi baten edo bestearen interesen arabera aritzea ezin dugu inola ere onartu baten edo bestearen miseriak estaltzeko epaitegia erabiltzea herri kontuen

serioa da badakit batzuk esango didazuela epaitegia berez burujabea dela eta beren kideak ere burujabeak direla baina aitortu behar dugu azkenaldian izandako hika mikek

agerian utzi dutela alderdikeriak ere bertan daudela soberan gainera normala

komunikabide guztietan eaj pse

normala al da alderdi horien jarrerak euren balizko epaitegiko ordezkarien jarrera berdin berdinak izatea kasualitatez horien kudeaketa babesteko normala al da

egindako kanpaina herri kontuen euskal epaitegiko presidentearen aurka tamalez herri honetan portaera eta

eta ez da soilik herri kontuen euskal epaitegian gertatzen eta honek sistema beraren izen ona zikintzen du gero

instituzio publikoetatik gero eta urrunago dagoen ba galdetu jar dezagun beraz

arlo honetan ere bai eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on lehendakari

badauka arrisku bat eta errepikatzearena da eta nik neuk ere hemen esandako hainbat gauza errepikatuko dudaz baina uste dut ez dagoela txarto

hemen esan denez euskal herriko kontuen epaitegia ganbara honetatik eusko lege biltzarretik orain hogeita sei urte jaiotako erakundea da

erakundea baltzu publiko edo zuzenbide pribatuko erakunde bat ganbara honetatik sortutako erakunde garrantzitsua da eta legebiltzarraren menpe zuzenean dago bere helburua da gure herri arduralaritza guztien kudeaketa finantziero ekonomikoa aztertzea eta arakatzea eta herri kontuen epaitegiari aginduak emateko ahalmena daukan bakarra gu geu gara legebiltzarra da

batetik urteko egitaraua egiterako orduan proposamenak eginda eta eskatzen

arakatu behar duten eta bestetik osoko bilkurak enkargu zehatzak emanda ganbara honen menpe egoteak ematen dio zilegitasun osoa

kolokan edo zalantzan jarri da eta profesionaltasunari dagokionez esan beharra dago esperientzia profesional akreditatua eskatzen zaiela urteko esperientzia behar da izendapena egiteko eta hemen ganbaran ikusten ditugu proposatutako pertsonen curriculumak eta lan esperientzia edozein ezin da izendatu baldintzak

jauna gure taldeak gure legebiltzar taldeak berak bakarrik nahiz eta hogeita zazpi legebiltzar kide izan

karguen izendapenari dagokionez legebiltzarrak izendatzeak zilegitasun demokratikoa ematen dio

ez dituzte izendatzen ganbara honek izendatzen ditu gure legebiltzar taldearen ustez aipatutako zilegitasun demokratikoaren arabera

demokratikoki izendatzea bertako partaideak hori da izendapenak egiteko modurik onena eztabaidak

eztabaidak egotea ez da gauza arraroa honelako erakunde kolegiatuetan gutxiengoa ados ez dagoenean gehiengoak defendatzen duenarekin

boto partikularretan agertzen da gutxiengo horren iritzia zein den baina kontua da orain arte

aurka bozkatuko dugu eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

y antidemocráticos eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andrea zurea da hitza

arratsalde on berriz ere aitortu behar dut

pentsatzen nuela eztabaida beste ildo batetik joango zela

eta ez alderdien arteko hika mikak sakontzeko baina

gaur hemen azkenean beste batera heldu gara aitortu behar dut horrela zela

gehiegi denbora luzeegi legebiltzar honetan eta lehenengo aldiz tribunaleko presidente etorri zenean bere agerraldi batera lehenengo aldiz ni joan nintzenean ni

unibertsitate mundutik ezagutzen nuen bakarrik ez nire irakasle izandakoa bai dekanoa baina ez bestelakoa eta

jarrera sorprenditu nintzen eta gaur nire lehenengo zatian esandako esaldi batekin hori esan nahi nuen

tramite soiltzat ematen duelako bere agerraldia hemen eta batzutan berak ere

eta ni hori sentitu nuen behin informea irakurrita ebazpen proposamen batzuk prestatuta pentsatuz zerbait egin litekeela baina ez zegoen ezer

eta denok etxera eta niretzat aitortu behar dut nahiko tristea izan zela pentsatzen nuelako epaitegi horren lana beste gauza batzuetarako

maneiro jaunaren proposamenari bazegoela bidea epaitegia beste puntu batera eramateko

jakin badakidala proposatzaileak aipatutako helburuak guk eh bildutik ziurrenik ez ditugula berdin ulertzen

eta ponentziaren zain geundela bakoitzak bere ikuspuntua azaltzeko eta egia da uste genuela gaur egun hain modan edo beti ahoan dagoen gardentasunaren bidean epaitegi honek zeresan handia daukala

informazioa era erakargarriago batean azaltzeko eta beste hainbat medio baina tira gaur badirudi eztabaida beste ildo batzuetatik

esanda nik ez diot inolako errespetu falta legebiltzar honi bat ere ez

tribunalari inola ere ez baina bai uste dut ez dagoela zergatik esan behar ez dugula aurrera egin nahi zergatik ez hogeita bost urte pasatu dira gizartea aldatu da gizartearen eskakizunak aldatu dira zergatik ez dugu aurrera egingo eta tribunala gaurkotu eta bere moldeak gaurkotu eta despolitizazioaren bidean azaldu da azaldutakoa eta uste dut ez dudala

argi eta garbi geratu delako zer nolakoak dauden eta gaur hemen ere errezentralizazioari buruz aritu izan da gorospe andrea ni horretan

eta zein herriarentzat den horretan argi eta garbi gaude baina beti ere itxaroten egotea gauzak aldatzeko bidean ez dut uste

mila esker eskerrik asko pinedo andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

guk ez dugu esan eta bat gatoz zuekin hogeita sei urte dituen lege batek eguneratzea behar duela

eta apur bat itxarotea mesedegarri izan daitekeela lantalde horren lana benetan

hogeita sei urte ditu eta bat gatoz eguneratze hori beharbada epe labur batera baina apur bat argitzen denean eta

aproposa izan daitekeela baina momentu honetan momentu hau ez da momenturik

mozioa bozkatu dezakegu

mozioa gai zerrendako laugarren puntua

hamazazpi barra bi mila zortzi legea aldatzekoa aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan besterik aldeko txandan

arratsalde on guztioi enegarren aldiz dator legebiltzar honetara nekazaritza eta itsas arrantza eskolen gaia eta

hezkuntzak hezkuntzan egon behar duen edo hezkuntzak nekazaritzan egon behar duen

legebiltzar honek erabakitakoari jaurlaritzak jaramonik ez dio egiten eta gaia hor dago eta atzera atzera eta aurrera jira eta buelta eta gogorarazi nahi nuke

honek bi aldiz erabaki duela legealdi honetan bertan bi aldiz erabaki duela hezkuntzak hezkuntzan egon behar duela

beharrezko legedi aldaketa egiteko baina jaurlaritzak entzungor jarraitzen du eta azkenean

lege proposamen hau iritsi da legebiltzarrera gaur ez naiz sartuko

argumentuak ematen hau da nekazaritzan egon behar duen edo hezkuntzan nik uste hori dezente sakondu dugula aurreko eztabaidetan eta gure aldetik esatea tramiteari baietz esaten diogula

hezkuntzan egoteari bai esaten diogula besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko lazarobaster jauna eztabaida amaituta

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

aintzat hartzen da lege proposamena orain boto azaltzea izango da

eskerrik asko lópez de ocariz andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jauna zure da hitza

tellería jauna gai zerrendako zazpigarren puntua

urdaibaiko saneamenduaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

arratsalde on guztioi urdaibain zehazki urdaibaiko ezkerraldeko saneamenduarekin momentu honetan gertatzen dena

azaltzeko adibide metaforiko bat jarriko dut

daukagun biosferaren erreserba bakarrean askotan tribuna honetara ateratzen garenean

bere jarrera finkatua ekartzen duelako

kazetariren bat azken puntua hau jarraitzen ari bada edo herritarren bat bere etxetik osoko bilkura hau jarraitzen ari bada uste dut oso garrantzitsua dela

gertatzen ari dena eta metafora bat edo adibide bat jarriko dut imagínense ustedes

de nuestra tierra hori da hain zuzen ere egunero eta azken hogeita hamar urteetan urdaibaiko biosferaren erreserban gertatzen eta hogeita hamar urte esan ditut urte guzti horiek igaro direlako

urdaibai biosferaren erreserba izendatu zuenetik izendapen hori urdaibaiko sistema naturalak eta aniztasun biologikoa kontserbatzeko eta bertako baliabideen erabilera razionala zaintzeko helburu nagusiarekin egin zen

izendapen horrek sistema naturalak eta aniztasun biologikoa kontserbatzea hori da helburu nagusia eta betetzen ari da helburu hori ba ikerketa edota azterketa guztien arabera ez

nituzke momentu honetan euskal herriko unibertsitateak bi mila zortzigarrena

ura agentziak egindakoa dela hain zuzen ere trantsizio uren eta itsasertzeko uren egoera ekologikoaren jarraipena egiteko sareak urtero ateratzen duen emaitzen txostena

aurten ere ura agentziaren web gunean publikatu

joaten baldin bagara oka errekara oka da urdaibain itsasoratzen den erreka

uren egoera ekologikora baldin bagoaz bi mila zortzigarrena urtean eskasa

urtean eskasa bi mila hamaikagarrena urtean eskasa

urtean txarra sailkapen honetan txarra eskasa baino

urtean nota txarrena lortu dugu urdaibain alegia daukagun

erreserba bakarrean gainera

arazoaren jatorria saneamenduaren falta hain zuzen ere hauxe da bertoko

herritarren kakak zuzenean oka errekara botatzen direlako eta zuzenean itsasora botatzen direlako

hori jakinda daukagun biosferaren erreserba bakarrean egoera hori ematen dela

ingurumen sailburuaren jarrera gai honetan jakinik arazo ekologiko larri bat daukagula erreserba honetan

maeztu barkatu itzulpenak ez omen du funtzionatzen jarraitu beno ba

jarraituko dut berdin orain bai

bale beno errepikatuko dut jakinik arazo ekologiko larri bat daukagula

horretan gainera aipatu behar da erreserba izateaz gain babes bereziko gunea dela ere eta erreserba eta babes bereziko gunea izateaz gain hegaztientzako babesgunea dela eta erreserba babes bereziko gunean hegaztientzako babesgunea izateaz gain

hezegune zerrendan ere dagoela beraz ingurumen aldetik eduki ahal dituen babes figura guztiak dituela hori jakinik eta arazo ekologiko larri baten aurrean zer egiten du ingurumen sailak sailburuak kasu honetan

alde batera begiratu hori da egin zuena batzordean gai hau eraman genuenean eta bere agerraldia eskatu genuenean arazo ekologiko hau zelan konpondu ahal den esan beharrean beste arazo batzuk aipatu zituelako

sailburu andrea zure agintaritza niretzako eta guretzako zure agintaritza oso baldintzatuta egongo da urdaibaiko arazoa konpontzeko beharrezkoak diren urratsak ematen ez badituzu atera dezakezu nahi dituzun indikadore anbiental guztiak gure erkidegoaren egoera ekologikoa zein den adierazteko baina urdaibaiko saneamendua bere osotasunean bukatzeko beharrezkoak diren diru partidak ez badituzu aurrikusten saneamendua

zure politika anbientalaren emaitza porrota izango da eta badakizu

izaten jarraituko duelako ez soilik horregatik horretaz gain ur arloan eta hondakin uren

europako legedia bete barik jarraituko duzuelako edo dugulako kasu honetan herritar guztiok edo erkidego bezala jarraituko dugulako legedia europako legedia bete barik askotan esaten da ganbera honetan

ba kasu arlotan intsumisoak zarete ur arloan

zarete ez da betetzen ur zikinen saneamendu edo tratamendurako

urtetik egon beharko litzateke saneamendua eginda eta oso ondo dakizue gai honetan busturialdean

intsumisoak zarete legea betetzerako orduan

beste kapitulu berri bat zabaldu du aste honetan aste honetan bermeon

araztegi berri bat funtzionatzen hasi delako hogeita hamairu milioi euro publiko gastatu ondoren funtzionatzen hasi da

obra bat obra baten inguruan ari gara kasu honetan araztegiaren

urdaibaiko ezkerraldeko herri guztien hondakin urak arazteko diseinatu zen baina kolektore guztiak eta beharrezkoak diren obra guztiak bukatu barik daudenez

baliabide publikoaren kudeaketaren aldetik ere hemen ere kudeaketa txar baten adibide argia soilik mundakako eta bermeoko hondakin urak tratatuko dituelako eta momentu honetara helduta herritarren bat

galdera logiko bat egingo luke baina zelan da posible egoera hau momentu honetan

erantzutea baina nire iritzia botako dut beharrezkoak diren diru partidak ez direlako aurrekontuetan jaso ez soilik legealdi honetan aurreko legealdietan ere

aurrekontuetan jaso hori da erantzuna hori da egoeraren jatorri bakarra eusko jaurlaritzak ez dituelako bere konpromisoak bete

bete ditu kostata baina bete ditu estatu espainolak bete ditu ere kostata

ez ez ditu bere betebeharrak bete hauxe da busturia eta sukarrietako hondakin

ez du egin eta gainerako herri guztietan beharrezkoak diren kolektoreak egitea ez du hori egin eta orain guk egiten diogu eusko alderdi jeltzaleari

urtean diru partidarik egongo da egoera hau konpontzeko diru partidarik

urtean berandu izango da era guztietan berandu izango da baina arazo larri hau egoera kafkiano hau konpontzeko beharrezkoa den diru partida

milioiko diru partida hain zuzen ere jasoko duzue bi mila hamabostgarrena aurrekontuetan hori da euzko alderdi jeltzaleari eta kasu honetan eusko jaurlaritzari egiten diogun galdera edo bestela jarrera partidista zatarra herritarren interesen gainetik mantenduko duzue eta jarrera partidista zatarra esaten dut oso zatarra delako niretzako behintzat

esatea eta gero gobernatzera pasatzen zarenean guztiz kontrakoa egitea eta zergatik diot hau

euzko alderdi jeltzalea ganbera honetan oposizioan zegoelako eta ganbara honetan legebiltzarkide batek

unai rementeria gaur egun legebiltzarkide ez dena artikulu baten honako hau esaten zuelako el gobierno de lópez avalado

genuena zehatz mehatz diru partida bat

urtean beharrezkoak diren obrak hasteko izan behar dena badakigu bi mila hamabostgarrena urtean ez direla

baina diru partida bat beharrezkoa da obrekin hasteko saneamendua bukatzeko eta bermeon dagoen

beharrezko diren obrak bukatzeko nahikoa da guretzako momentu hitz politez edo hitz potoloaz momentu honetan ekintzetara pasa behar gara hemen legebiltzar honetan aurreko legealdian hainbat adierazpen egin ziren legezbesteko bat onartu zen ere eta askotan talde guztiek

urdaibaiko ezkerralde horretan baina gero ekintzetara pasa behar garenean dirurik

aurrera eraman beraz proposamen zehatz hori egiten dugu

urtean obrak hasteko diru partida bat eta gero zehazten dugu zelan banandu behar diren obra horiek eta prest gaude horren inguruan eztabaidatzeko

urtean diru partida bat eskerrik asko maeztu jauna

lópez de ocariz andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den zorrilla jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburu andrea legebiltzarkideok

la responsabilidad de cada parte azkeneko hogeita bost urteetan zehar erakunde ezberdinen arteko lankidetzari ezker bai hornikuntzan eta bai saneamenduan ehun eta hirurogeita hamasei miloi eurotik gora inbertitu egin dira

zehazki hogeita hemezortzi miloi euro hornikuntzan eta beste ehun eta hogeita hemeretzi saneamenduan beraz

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo andreak dauka hitza

asko rojo andrea

ordezkaria eta herritarrei arratsalde on eta ongi etorriak lehenengo eta behin

mentira eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den zorrilla jauna zurea da hitza

eskerrik asko eta arratsalde on a los representantes

eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna mistoak hartu behar du hitza ez euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo andreak dauka hitza

eh bildu taldearen legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da legezbesteko proposamena